hay otra alternativa beraz osoko zuzenketa honek eajri alternatiba dagoela erakusten du eta gauzak beste modu batean

defendatzeko eta gauzak dauden bezala uzteko ez dago borondate politikorik euskadik behar dituen erreformak eta neurriak martxan jartzeko ezta okerren dauden herritarren beharrei erantzuteko ere ez seguimos

borroka eredu instituzionala eta sektore publikoa

hauek egin balira gaur ekonomia baliabide gehiago izango genituzke euskal gizartearen beharrei hobeto erantzuteko ongizatea indartu

gabe erreforma hauek gobernu honek martxan jartzeko konpromiso sendoa izango balu gastuen banaketaz bakarrik hitz egingo genuke

aurrekontu hauek lehentasunak gaizki seinalatzen dituzte eta ez diete erantzuten herritarren arazoei horregatik gure osoko

maneiro jauna erantzuteko aurkako txandan euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

sailburuok egun on guztioi niri euzko abertzaleak legebiltzar taldearen izenean dagokit gaur

jaurlaritzak legebiltzarrean aurkeztutako bi mila hamabosteko aurrekontu proiektuaren

botoa bozkatzea eta egia esan dagoeneko maneiro jaunak

esandakoak entzun badituzue denok ulertuko duzue hori horrela izatea zure osoko zuzenketa maneiro jauna

efectivamente horretan bat gatoz zurekin hemen eztabaidatzen dugun bakoitzean esaten dugun moduan zuk ordezkatzen duzun

alderdi politiko espainol berzentralizatzaile baten

eta gure proiektua euzko abertzaleen proiektu bat da eta jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektua

herritar guztiengan pentsatuta dagoen proiektu bat eta ez

zuk uneoro egiten duzun moduan euzko alderdi jeltzaleak partida identitarioak hobesten dituela

zure mantretariko bat da behin eta berriro hemen esaten duzuna

onartzeko aurkeztu dituen aurrekontuek lehen sailburuak esan duen bezala hiru ardatz nagusi ditu ongizate estatua mantentzea osasun sistema hezkuntza unibertsala gastu soziala indartzea eta jarduera ekonomikoa bultzatzea enplegua sortzeko eta

osoan zehar jaurlaritzak aurkeztu dituen aurrekontu proiektu ezberdinek hiru zutabe berdinak horiek aintzat hartuta

edozein kasutan goazen aurrera zuk aurkeztutako osoko zuzenketarekin eta gaur hemen

beste atal batean reformas pendientes atal bat dago

horretan bi arlo ezberdin bereizten dituzu alde batetik euskal erakundeen arrazionalizatzea

neurtzea eta beste alde batetik zerga iruzurraren aurkako neurriak edo politika

arloari dagokionez erakundeen arrazionalizazioari dagokionez argi daukazu zer den gure duzuna upydren jarrera hori delako zuk gura duzuna da gure egitura instituzionala desegitea guztiz desegitea eta madrilera eroan dena

eta hain justu ere gure legebiltzar taldeak inondik inora ezin duena babestu edozein kasutan esan duzu

zuri emandako erantzunean legebiltzar honetan sortutako lantaldearen lanera zuzendu zaituela eta hori guztiz arrazoizkoa da bi mila hamairuan jaurlaritzak estrategia bat onartu zuen eta legebiltzar honetara agindu ere hemen aztertu eta

baina logikoa da lantalde horren lana amaitu arte lantalde horren ondorioak ezagutu arte itxarotea neurri zehatzak hartzen

lanak amaitu dira eta orain txostena egiten dago bertako presidentea eta

lanean dagoenari lanean uzteko

zerga iruzurraren aurkako borrokari dagokionez behin baino gehiagotan esan dugunez

eremuan baino ezin du jardun eta hain justu ere zuk gaur berriro esan duzu jaurlaritzak hori dela erantzun dizuna

jaurlaritzak hemen bi mila hamairuko irailean egin genuen bilkuran bilkura berezian fiskalitatea aztertzeko

behin baino gehiagotan eztabaidatu ahal izan dugu eta jaurlaritzak dagoeneko berari zegokiona eginda dauka irailaren amaiera izan zen bilkura hori eta hamalau egungarrengo urriaren

zerga koordinaziorako organoaren baitan zerga iruzurraren aurkako batzordea sortu zen hamabost egunetan maneiro jauna

baina ez hori bakarrik hurrengo urtean apirilaren batean jada plana

eta guk legebiltzarrean irizpide orokorren berri zuzena izan dugu eusko jaurlaritzako ordezkariak hemen aurkeztuta beraz

ezinezkoa da esatea ez dela ezer egin zuk zure

zuk emaitzak zeintzuk diren eskatzen egotea zure helburua zein da behin eta berriro gauzak aldarrikatzea

esateko ez dena edo zure helburua da benetan eraginkorra izan daitekeela plan hori

eta tokatzen denean behintzat urtea amaitzen denean ezagutuko dugu ze emaitzetara den proposamen horretatik

utzi lanean lanean dagoenari are gehiago eta beste gauza bat esango dizut hemen onartu zen zuzenketa ebazpen proposamen horretan esaten da maiatzaren hasieran aurkeztuko dituela jaurlaritzak

batzorde horrek datuak emaitzak eta zu zaude esaten zer edozer egin barik dagoen moduan

ez da izan behar bizi honetan epe bakoa behintzat gure etxean hori esaten ziguten beti epe bakoa ez da izan behar

beste atal batera sartzen gara sarrerak eta sarreretan zuk bi arlo aipatzen dituzu alde batetik foru aldundien aportazioa datuen

onartzen duzu horrela delako ehuneko bost koma berrogeita hamairua igotzen direla foru aldundien aportazioak

laurehun eta berrogeita hemezortzi milioi gehiago eta hori hain justu ere da zerga aldaketa zerga erreforma egon delako

zerga erreforma egin da horrek eragin batzuk izan ditu eta hemen dituzu besteak beste eta datorren urtean gehiago ikusiko dugu zelan esan ahal duzu behin eta berriro ez dela hor ezer egiten zorpetzea bera aipatzen duzu hemen datu bat zuzendu gura neuzkizu bide batez esaten duzu zortzi mila bostehun eurotakoa izango dela zorpetzea eta izatez zortzi mila hirurehun eta berrogeita zortzi milioikoa da hor

osoko zuzenketak heldu gara seigarrena orrialdera gastuen

eta momentuz osoko zuzenketa bada lurralde proiektu herri proiektu ezberdina daukagulako hurrengoan paragrafo ba idatzi eta itxi hori egia da

gure legebiltzar taldeak ordezkatzen duen proiektua bi lerro paralelo dira eta paralelakaz ez badakizu zer gertatzen den sekula santan ez direla aurkituko orduan hori bada bai

gastuetan dozena bat proposamen egiten duzu zuk recortes sociales esan behin baino gehiagotan aurrekontu honetan ez dago murrizketarik bi mila hamalauagaz konparatzen badugu ez da murrizketarik ez konparatu enplegu eta gizarte gaietako sailean ehuneko hamaika koma bost igotzen da osasun sailean ehuneko bata

igoerak hori egiten duelako igotzea lortzen duelako departamentu guztietan zure osoko zuzenketan ikusi ahal denez

diozu bi mila hamalaukoagaz konparatuta ez dago ezelangorik bigarrena kooperazioko garapena da zuk aipatzen duzuna esan dugu hiru koma bost milioi gehiago iaz baino gehiago ditugu sarrerak

ondo baino hobeto dakizu eta igoera garrantzitsua ere izan da euskadiren kanpo ordezkaritzak zuk zure raka rakak dituzu eta hala

eta hau ez da inongo obsesio abertzalea maneiro jauna inongo obsesio abertzalea

konstituzio epaitegiak sententzia batean

erkidegoaren eskumena dela kanpo ekintza

eta kanpo ekintza burutzeko jaurlaritzak guztiz beharrezko ditu euskadiren kanpo ordezkaritzak las delegaciones de euskadi en el exterior

aurrekontu ahalegina berrehun eta hiru milioikoa eurokoa berrikuntza funtsa eta

hogeita hamabost politika zientifikorako hamazazpi koma sei nekazal eta arrantza ikerkuntza eta garapenerako berrehun eta hiru milioi honetarako

ehun milioi industriara berrogeita zortzi koma bi milioi merkataritzara hamairu koma bat turismora horiek guztiak dira bi mila hamalauko

handiagoak gainera enplegua sustatzeko ekintza jasoko dira baita enplegua berraktibatzeko estrategian bi mila hamairu bi mila hamasei urterako

doako justiziari dagokionez zure osoko zuzenketan aipatzen duzuna eskuartean dugun eta eztabaidagai dugun proiektuan hamalau milioi bostehun eta lau mila bostehun eta hogeita bost euro daude eta iaz egon ziren

bost koma hogeita hiru igotzen da baita partida hau

eta gizarte larrialdi egoerako laguntzen partida handitu daitekeenez gero

beharrezkoa balitz dagoena baino gehiago ordaintzea

hogeita bat milioi bideratu dira horretarako bi mila hamabian hamazazpi koma hiru milioi zeuden eta aurten

eta diru sarrerak bermatzeko errentarako eta etxebizitzarako prestazio osagarrirako

hizkuntza politikan hogeita hamar urtetan inbertitu da aurrekontu osoaren ehuneko bat koma hogeita laua maneiro jauna

ehuneko bat koma hogeita laua ondo inbertitu da

hizkuntza erabiltzeko aukera berdintasunean hizkuntza askatasun efektiboan herritarrak aukeratzen duen hizkuntza ofiziala esparru orotan erabili ahal izan dezan gero eta gehiago bermatzea inbertsioa euskal gizarteak euskararen erabilera aktiboki sustatu dadila nahi du horrela agertzen du euskal gizarteak euskara sustatzea nahi du euskara sustatzeko egin da inbertsioa eta beharrezkoa da

eitbn sorrera helburua zen eta da hizkuntza normalizazioa eta horretarako

ikuspegia zerbitzu publikoa da eta funtsezko instrumentua da

atal hau amaitzeko esango dizut behin eta berriro gure taldeko ordezkariek esaten dizuten bezala eitb ez dagoela ez abertzaletasunaren ez eusko alderdi jeltzalearen ez eta jaurlaritzaren interesetara makurtuta

borroka zuzenean lotuta dago gizarte babeserako euskal sistema mantentzearekin

arloetan dagoen gasturako ahaleginean arlo horretan gauza ezaguna da eusko jaurlaritzaren aurrekontu esfortzua

estatuarekin konparaezina dena esfortzu hori eta zuk esan duzu no nos podemos comparar

las vascas y en todos los vascos iaz esan genizun bezala eusko alderdi jeltzaleak ez du onartuko akordiorik baldin eta eskatzen badu ukoa egitea garena izateari

pertsona ardatz duen eta giza garapen jasangarriaren euskal eredu propioa bultzatzen duen nazioa inondik inora
ez bihotz gabea zuk esan duzun bezala eskerrik asko eskerrik asko gorospe
erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik aska maneiro jauna erantzuteko gorospe anderea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea bueno en realidad señor maneiro

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

amaituta bototara jartzen da itzuli egiten zaion lege proiektua jaurlaritzari ala ez

ondorioz ez da onartu itzulketa jarraian boto azalpenaren txanda izango da

batzordea daukagula orain bost minutu